guztioi berriro ekingo diogu bilkurari legebiltzareko taldek ebasten proposamenak aurkesteko urrenkeran ogeiko ogei minutuko partea izango dute eh lehenengo eh bildu taldearen ordezkaria den pinedo andreak izango du aukera

arratsalde on guztioi hasiko gara gaur goizean gure taldeak azaldutakoaren ildotik

ebazpen proposamenak aurkezten ditugu gaurkoa zerga politikari buruzko monografikoa da beraz zerga politika neurriak plazaratu

argi dugu zein izan behar den gure herriaren onurarako zerga politika zein zerga neurri hartu behar diren benetako justizia soziala bermatzeko

aurrera eramateko zein zerga neurri hartu behar diren progresibitatean eta ekitatean oinarritutako zerga sistema garatzeko eta noski

herritarren beharrei erantzuteko gai izango den sare instituzional eraginkor eta bizkor bat eraikitzeko gure ebazpen proposamenak argiak dira ildo horretan guk gure jarrera politikoa mantenduz legebiltzarrean zerga politikaren ildoak neurri zehatzak proposatzen ditugu hori delako gizarteak behar duena zehaztasuna eta argitasuna eta proposatzen ditugun neurriak orain dela bi urte hasi genuen zerga politikaren berritzearen bidean daude

ireki genuen bide zuzena eta horretan jarraitzen dugu aurrera pausuak ematen guk

zerga zuzenen kudeaketa soilak ez gaituela erabateko progresibotasunera eramango beharrezkoa dugula zerga guztien eskuduntza beharrezkoak ditugula egungoak baino tresna gehiago

lortze aldera horrela bizi garen krisi sistemikotik ateratzeko justizia sozialean oinarritutako irtenbideak eraikitzeko horregatik eskatzen diogu gobernuari bide horretan urratsak

euskal herriko instituzioen esku ez dauden tresna guztiak eskuratuz zerga bereziak gizarte kotizazioak eta zeharkako zergak lehenetsiz bereziki beza zeren adierazgarria da

historikoetako batzar nagusiek igoeraren kontra agertzea eta hala ere indarrean egotea hiruretan ondorio guztiekin estatuak berak ezarritakoa ecofinen partehartze

eta kontzertua negoziatzerako orduan nafarroako konbenioaren negoziazioarekin batera

erakundeekin batera jardunez euskal herria bildun defendatzen dugun eredu soziala eta zerga politika ereduari dagokiola ere

zerga sistemaren ekitatea eta progresibotasuna printzipio moduan aldarrikatuz kalitatezko oinarrizko zerbitzu publiko eta zerbitzu sozialak indartuz orain arte burutu diren murrizketak bertan behera gera daitezen

gardentasuna eta partehartzea bermatu eta sustatu ditzaten zerga politikan

eragileen eta sindikatuen partehartzerako bide egonkorrak indarrean jartzeko neurriak hartuz alderdi politikoek erlijioek

hainbat elkartek dituzten zerga pribilegioen ezabatzearen aldeko neurriak proposatzen ditugu jaurlaritzari eskatzen diogu

aldundiekin batera eta elkarlanean eaeko presio fiskala europar batasuneko

hurbiltzeko progresibitatea beti ere ardatz izanik eta azkenik erakundeei eskatzen diegu ingurumenaren

har dezatela zerga politika garatzen denean eta are gehiago balizko zerga ekologikoa ezarri dezatela

aurrera pausuak eman behar dira lan errenten eta kapital errenten arteko tributazioa berdintzearen bidean baina benetako berdintze bidea eta ez itxurazkoa erresistentzia itzelak daude aldaketak hauek emateko klase ertaineko herritarren aurrezkiak

baina beneta n norbaitek baieztatu dezake adibidez hamabost mila euro interesetan irabazten duenak

klase ertaineko herritarra dela zenbat diru eduki behar da halako interesak lortzeko ariketa bat egitea batzutan ondo datorkigu asko diru asko behar da kalkulu arin batean

gaur egun ondo ordaindutako epe finko batean ehuneko

eta gainera kapitala edukitzeak ematen duen etekinengatik lanera joateagatik jasotzen dugun errentagatik baino gutxiago ordaintzea

gure proposamena kapital errenten zergapetzeari dagokiola eskala progresiboa ezartzea da

eta ehuneko hogeita bosteko eskala bat lan errentekiko parekatze bidean ondoko tramuak finkatuz zerotik mila bostehun eurotara

aurrera lan errentei dagokiola ere aldaketak proposatzen dugu ildo berean progresibitatearen bidean hiru tarte berri proposatzen ditugu jada gipuzkoan dauden tarteak aberastasunaren gaineko zergapetzeari dagokiola proposatzen dugu gipuzkoan aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zergaren eredua bai bizkaian bai araban jarrai ditzaten eta aberatsenei eskainitako zergak saihesteko bide guztiak ezabatzea hau da ezkutu fiskala

baterako muga eta enpresetako partaidetzak eta jarduera ekonomikoei lotutako ondasunen salbuespena ezabatzea

aberastasunaren gaineko zergapetzeari dagokiola ere ezin ditugu ahaztu oinordetzak

eta oinordetzan zuzeneko senideentzako salbuespena

ezartzea modu honetan beste pausu bat

zergadun bakoitzak duenaren arabera ordain dezan eta helburu honekin ere udal zerga nagusian

aldaketa bat proposatzen dugu pse eta pnvren akordioan hitzik ez dago honi buruz zerga sisteman udal zerga honek toki garrantzitsu bat du hutsik dauden etxebizitzen erabilera bultzatzeko ohiko bizileku ez diren etxebizitzen gaineko errekargua erabiliz

iruzurraren aurkako borrokan aurrera pausuak eman behar dira

gizarte honetako gaitz handienetako bat da jokabide erabat

instituzioen lehentasun nagusietako bat iruzurgileei eta iruzur potentzialei gauzak izugarri zailtzea izan behar da

arrisku bereziko zergadunen errolda eta denbora errealean ogasun ezberdinen arteko datu baseen arteko lotura zuzena tresna oso eraginkorrak dira iruzurraren aurkako

funtsezkoa da eta informazioa hau lortzeko bideak arinak izan behar dira iruzurraren aurkako benetako borroka aurrera eraman nahi baldin bada jarduera ekonomikoaren zergapetzean

eta aldaketak sozietate zergan eta jarduera ekonomikoaren gaineko zergan ere egin behar dira beste ahaztutako zerga bat

akordioan jarduera ekonomikoaren gaineko zergan proposatzen dugu

milioi batera murriztea enpresek dituzten benetako irabaziengatik zerga ekarpenak

goitik behera errebisatzea beharrezkoa da azken urteetan arazo asko pilatu ditu eta gaur egun zerga horrek ez du bilketa ahalmenik gaur goizean marianek azaldu duen bezala

handiei ahalbidetzen die zergarik ez ordaintzea edo zerga oso gutxi ordaintzea hainbat ihesbide dituelako hau da

ez dute ordaintzen irabazten dutenaren arabera eta hau zuzendu beharrekoa da

ezartzen delako zerga zama handiena eta era berean enpresa handien zerga zama arintzen duelako enpresek beste zergadun guztiek bezala

ordaindu behar dute oso sinplea ematen du benetan baina ez da horrela gertatzen eta benetan enpresak kaudimentxuak

izan nahi baditugu bidea ez da enpresek zergarik ez ordaintzea bidea zerga modu egokian helburu horiek lortzeko

oraintxe enpresen fondo propioak sendotzeko

mugatuz enpresen gehiegizko zorpetzea saihesteko eta horrela enpresen fondo propioen hornikuntza bultzatzeko hau da

enpresaren irabazietatik abiatuta inbertsio erreserba bat hornitzeko aukerak emanez fondo erreserba hori hainbat inbertsioetan eta epe laburrean lanpostuak sortuz gauzatuko litzatekeelarik

ikerkuntza eta garapenerako inbertsioetarako kenkari bakar bat jasoz kenkari hau aplikatzeko inbertsioak

edo jaurlaritzak egokia iruditzen zaion beste batek balioztatu izan behar dituelarik

muga bat ezartzea hemen bai gehienez kuota osoa murriztea ehuneko

eta noski oinarri zergagarri negatiboak konpentsatzeko edo aurretik datozen eta aplikatu gabe dauden kenkariak erabiltzeko

hauek dira gure proposamenak eta gaur behin eta berriro entzundakoa hala bada

zerga eredutik hainbeste aldentzen bi talde horien aldeko bozka izango dugula espero dugu mila esker eskerrik asko

mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

con las que estén de acuerdo obviamente nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on legebiltzarkideok sailburuok lehendakaria zazpi hilabetetan

bi osoko bilkura izan ditugu eta hamabost

koherenteak izan gara eta egin behar genuena egin dugu gure proposamena publikoki eman genuen eta aurkeztu dugu

también en el país vasco zergatik orain zergatik ez lehen zergatik orain hori da galdera

barkatu momentutxo bat momentu honetan zure ebazpenak defendatzeko momentua da ez beste alderdiekin eta aurrekoa esan dena berriz errepikatzeko da proposamen zehatzak defendatzeko
bai bai baina introdukzio bat behar dut azalpenak azaltzeko

garrido andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jaunak dauka hitza

gaur esan dugu gure bidea aurrera dela eta azkeneko hogeita hamairu urteetan guk gure fiskalitatea euskal fiskalitatearen

ibilbidea badakigulako zein den gaur goizean zehar gure taldeak behin eta berriz adierazi dugu euzko alderdi jeltzaleak pserekin egin duen akordioak dituen onurak eta

den bezala irekia eta beste taldeen ekarpenei irekia dela aurkeztu dugu akordioak

eta gainera gaurko kasuan fiskalitateari dagokionean legebiltzar honetatik gure proposamenak

bat emango digu eta hori gauzatzera goaz fiskalitateari buruz hogeita hamabi

modu irekian egindako proposamenak legebiltzar honetako talde gehienek

dugunak ebazpen hauek fiskalitatearen inguruan proposatzen dugun erreformaren printzipio orokor batzuekin irekitzen ditugu

orokor batzuk ezartzen dituzte hauenik lehenengo

azaldu nahi dugula berdintasunean elkartasunean eta justizia

dituen gizarte justuago bat eraikitzeko duten garrantziagatik aldi berean elusio eta iruzur fiskalaren aurka borrokatzearen garrantzia eta eskumenak dituzten erakunde guztietatik fiskalitatea suspertze ekonomikoa eta bilketa nahikotasun bermatzearen aldera bideratu nahi dugu

instituzioei elkarlanean zerbitzu publikoak mantentzeko konpromisoa eskatzen diogu iruzur fiskala eta elusioaren aurka

fiskalak modu orekatu eta justu batean lantzeko eskatzen zaie hurrengo proposamenean politika fiskalak izan behar dituen ildo orokorrak

solidaritatea nahikotasuna eraginkortasuna helburua euskal ongizate sistema mantentzea eta hobetzea behar du izan baita ere helburua da enpresa txiki eta ertainen lehiakortasuna indartzea momentu honetan krisiaren

iruzur fiskalaren aurka euskal instituzio denak konprometitu behar dira

delitu fiskalen aurka areagotu behar da eta modu orokorrean

neurriak bultzatu behar dira eta beharrezkoa ikusten da baita ere octaren barruan zerga desberdinen inguruko akordioak eta kontzentzuak bultzatzea

proposamen bat egiten da lehenik eskumenak non dauden zehaztu ondoren

zergen armonizazioaren inguruan egin beharrezko txostenak eta eusko jaurlaritzak armonizazioa izan ezik egin behar lituzkeen lege proposamenak zehazten dira ondoren

proposamena iruzur fiskalaren ingurukoa da eta bi esparru nagusitan egiten ditu bere proposamenak lehenik octaren barruan sortu behar den iruzurraren aurkako komisio bat eta garatu behar dituen plan bateratua zehazten da komisio horrek dituen helburuak eta partaideak zehaztu berdin batzar nagusiak eta parlamentu honek jaso behar luketen informazioa ere zehazten da

instituzio desberdinen baliabide informatiken arteko

elkarren artean bakoitzak bere eskumenak bermatuz hitzarmen egonkorrak egingo dituztela eta informazio elkartrukea bermatu eta ahal den neurrian hobetu

hurrengo proposamena elusio fiskalaren aurkako ebazpen proposamen bat da ebazpen honetan adierazi nahi duguna

fiskalak mantendu sakondu eta egokitu behar direla eta horretara euskal instituzioei dei egiten zaie printzipio orokor batzuekin

eraginkorra izan dadin ezinbestekoa duela ebaluazio iraunkorra eta horretarako neurri eta garapen berriak proposatzen dira zerga sistemaren zigor erregimena errebisatu beharra aldarrikatzen da baita ere

eskatzen da ondoren pertsona fisikoen inguruko zergen inguruan neurri zehatzak eskatzen dira lehenik

xede horretarako tarifa orokorraren tarte berriak sartzea proposatzen du irizpide horrekin zergaren tarifa armonizatua ezarriz

gehikortasuna bultzatzea hirugarrenik beharrezkoa jotzen du errenta irregularren tratamendu erreformari ekitea ekitatea handiagoa lortzeko

gainean egiten den urteko zerga pizgarria berraztertzea baita ere beharrezkoa jotzen dugu epsvn ekarpenei aplikatzen

berraztertzea neurri berriak ezarriz baita ere modulu bitartez sartzen diren jarduerak

opariak ordezkaritza gastuak eta abarri muga jartzea

proposamenak amaitzeko beharrezkoa jotzen dugu adinagatiko kenkaria berriz ikustea eta berdin

hurrengo blokean sozietateen gaineko zergaren inguruan egiten ditu proposamenak

izango lituzketen onuren inguruan izango lirateke eta lehenak dio hau da hamazazpigarrena ebazpen proposamena litzateke

zergan printzipio berri bat sartzea hau da

gutxienez benetako tributazio zehatz bat jasan beharko dutela eta era berean uste dugu langile

benetako tributazioen gutxienekoa ezartzeko orduan bigarrenik beharrezkoa jotzen dugu enpresen kapitalizazioa indartzeko neurriak hartzea egituren tratamendua hobetzeko

jo beharra murrizteko ondoren beharrezkoa jotzen dugu baita ere mikroenpresei arreta ematea

jartzea erraztea baita ere beharrezkoa jotzen dugu patenteen ustiapenean eta ikerkuntza eta garapenaren jarduerako beste emaitzen

gastu batzuen kenkaritza mugatzea jarduera ekonomikoaren garapenean duten balioa zalantzazkoa baldin bada

aldiz beharrezkoa jotzen dugu kenkari zehatz batzuk mantentzea pizgarri gisa eraginkortasun handia dutelako

sorrera suspertzeko helburuei laguntzen dielako hauek izango lirateke ez ohizko aktibo berrietan inbertitzea ingurumena zaintzea eta hobetzea

enplegua sortzea eta beharrezkoa jotzen dugu baita ere kenkari zehatz batzuk kentzea pizgarri gisa eraginkortasun eskasa dutelako hau da inbertsio produktiboetan gordekina eta ondare kulturalaren babesa eta azkenik

hurrengo egoeratan mugatzea merkataritza funtsa oinarri negatiboen konpentsazioa eta abar

ondorengotza eta doaintzen gainerako zergari buruzko proposamenak dira bertan beharrezkoak

gaineko zerga ezartzea salbuetsitako gutxieneko indibidual bat ezarriz bestalde doaintzen inguruko erregimena mantentzea beharrezkoa ikusten dugu

berezitasunak mantenduz zerga figura berriak hitzartzeko buruzko proposamenak ere

sailburuak berak ere detailatu ditu zehaztu ditu eta

aztertu ditzala beste autonomia batzuetan saiatu edo praktikan jarri diren tasa

berri batzuk arautzea eta aplikatzearen egokitasuna eta

nola ez batzar nagusietara bidaliko lirateke

debatean gure taldeak akordioetara irizteko gogoa adierazi du eta adierazten

baina aldi berean beste taldeek

disposizioa ikusirik ez dugu uste aurkeztu ditugun proposamen hauetatik kanpo ezer onartu dezakegunik psek eta guk adostu dugun testua eta proposatzen dugun erreformaren lan ildo nagusiak ere ezagutzen dituzue aurreko egunetan adostasunetara irizteko aukerak izan ditugu eta aurrerantzean ere izango ditugu batzar nagusien baitan

ebazpen hauek osotasun bat izatea osotasun bat izan dezatela horregatik

ulertzen genuen bloke batean bozkatu behar zirela baina

kidearen eskakizuna ikusirik eta ondo deritzogu baita ere norbaitek

bozkatzea baina egin ditugun proposamenak bere osotasunean ulertzen ditugu lan ildo orokorrak ezarriz gain

erreforma bat planteatzen dutelako eta proposamen desberdinak ekarriko baldin bagenitu

parlamentu honek batzar nagusietara bidali behar duen mezua hain garbia ez zelako izango

eskertzen dudala bere tonua eta jarrera baina zure lehen proposamena irakurririk zaila zaigu atzera ondoren gauzak irakurtzen jarraitzea lehen proposamenean zure filosofia ondo markatzen baituzu hortik aurrera jarraitzea nahiko zaila egiten zaigu

ebazpen proposamenak eta gureak

zeharkako zergen inguruan bilduk egin dituenak beste

aurrean eta gai asko proposamen desberdinetan azaldu dira

gaur berriro aurkeztu dituzue guk markatu genuen gure posizioa gai horien inguruan eta hobeki

eta makina bat aldiz markatuak izan dira gure aldetik beraz ez dugu uste gaurkoan horiek gehiago

edo adosteko aukerarik ez dut uste gaur daukagunik ze

zerga zuzenen eta marko baten barruan egin nahi ditugulako gaurko pleno honen

eh bilduren taldearen ordezkaria den pinedo andreak dauka hitza

eskerrik asko eskerrik asko pinedo andrea mistoa upyd taldeak ez du parte hartuko euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

bat alderdi sozialistarena eta euzko alderdi jeltzalearena zergak eredua eta bestea alderdi popularra zergak jaisten duen eredua familiei
eta gure ekonomia berpizteko eredua eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jaunak dauka hitza

pinedo andreak orokortasuna edo generalitateak direla aurkeztu ditugunez

esan digu eta beraiek ez dituela

saiatu gara proposamenak egiten modu ireki batean eta ondoren

batzar nagusietan adostasunak iritsi eta konkrezioak egiteko

adostu edo berdindu modelo desberdinen artean herri bat

hor dago gaitasuna eta hori da gure alderdiak

erakutsi duen gaitasuna beste batzuk erakutsi ez duzuena eta beharbada hor dago zenbait porroten

guk jarraituko dugu gure bidean denekin bide hori partekatu nahian eta

gurera ekartzen saiatzen ppk esan digu eszenifikazioa dela berriro ere hau

lehendakariaren bilera pp lehendakariak deitu zuen bilerara joan zinetenean hori da beharbada eszenifikazioa egin zuen ppk han guztia ezin zela esan zuen

beharbada bi urte arabako foru aldundian foral onaren zail edukitzea zure hitzei jarraituko bagenio eszenifikazio batez gain beharbada arduragabekeria bat ze zuk dakarkizun

hain ona eta arabako lurraldea

ateratzeko norma bat izango baldin bada beharbada bi urte atzeratu duzue arabako krisitik ateraldia

handi bat litzateke beraz egin dezagun aurrera insistitu nahi dut aurkeztu ditugun neurriak neurri orokorrak izanez gain

modelo fiskal bat adosteko batzar nagusietan inguruan eta hurrengo

eskerrik asko etxeberria jauna eztabaida amaituta bozketara pasako ginateke lehenengo eh bildu taldearen proposamenak bozkatuko ditugu norbaitek

zuenak banan banan zer dela eta

posible dela eh bilduko batzuk bozkatzea baten bat

bai arratsalde on guztiei da eskatzeko

legebiltzar taldeak hogeita hamar ebazpen proposamen aurkeztu ditu ez ebazpen bat orduan eskatzen dugu hogeita hamar ebazpen proposamenen bozketa
hori da eta ez dugu uste inongo arazorik dagoenik bai baino erabakia hartu dugu

guztiak taldeka bozkatzera salbu talderen batek eskatzen badu proposamen bat bozketa bloke horretatik ateratzera kasua ez da

talde batek hartutako erabakia da blokean bozkatzea beste talde batek eskatzen badu proposatzaileak ez beste talde batek eskatzen badu

bozka eman nahi diolako aterako da gainerakoan blokean bozkatzea erabaki da hori da erabakia maeztu jauna

guk uste dugu errespetatu behar dena da proposatzailearen borondatea guk hogeita hamar ebazpen proposamen aurkeztu ditugu orduan gure borondatea da hogeita hamar

eskatzailearen borondatea bai norbaitek eskatzen baldin badu bai proposatzaileak eskatzen baldin badu

interpretazioaz egiten duzu irakurketa hori onartuko dugu ala ez baina uste dut azalpen hori beharrezkoa dela

denak blokean bozkatzera zure hogeita hamarak bozkatuko dira baino bloke berdinean eta jarraitu dezagun lehenengo

eh bilduren hogeita hamar proposamenak bozkatuko ditugu

txartela sartuta daukazu argia piztuta dago ez

txartela ongi sartu behar da badabil

ez dabiltza txartela aldatu ezazue edo probatu beste txartela batekin mesedez

probatu ezazue beste txartel batekin mesedez beheran daude

bai badabiltza biak pizten dira

zeren bozketa ez du markatuko ez dagoelako aktibatuta argiak piztuta daukazue

berriro bozkatuko dugu eh bildu taldearen proposamenak bozkatu dezakegu

jarraian upyd taldearen proposamenak bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu

emandako botoak berrogeita hamairu bai

ez dira onartu jarraian ppren proposamena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak berrogeita hamairu bai hamar ez berrogeita hiru ondorioz ez da onartu

alderdi sozialista eta euzko abertzaleak taldearen proposamenak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu bai

bai batzuk atera nahi zenituen ez sí

el resto gracias ondo da lehenengo bozkatuko ditugu bat
bi sei zazpi zortzi bederatzi hamar hamabi hamahiru hamasei hogeitabat hogeitabi hogeitahiru hogeitalau

emandako botoak berrogeita hamairu bai berrogeita hiru

bigarren blokea bozkatuko dugu hiru lau bost hogeitamar eta

ez bat abstentzioak hamar ondorioz onartuta geratu dira azkeneko bozketan gainerako proposamenak bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu